osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri zaitezte aldez aurreko gaia mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua ibarzaharrari buruz mozioari dagokionez behin betiko ebazpena maiatzaren hogeita bederatziko osoko bilkurako bozketan

isiltasuna mesedez denak berdinketa izan zen euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan

berriro egingo dugu orain jatorrizko testu horren bozketa bai

entzun duzue euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez berdinketa dago ondorioz bertan behera geratzen da

bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal presoen sakabanaketa politikarekin amaitzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza mesedez isiltasuna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on danori

oinarria hartzen zuen politika orain dela hogeita bost urte martxan jarri zen era orokor eta sistematiko batean

ezagutzen dugun moduan mila bederatziehun eta laurogeita bederatziko udaberri uda hartan jarri zen argeleko negoziazioen osteko gatazka politikoaren gogortze fase batean espainiar eta handik oso gutxira

kartzeletan barreiatu ziren euskal presoak horrekin batera

okertu ziren nabarmen isolamendua orokortu zen komunikazioak zaildu ziren dagozkien eskubide penitentziarioak ukatzen

eta baita ere euren osotasun fisikoa
kolokan jarri zen isiltasuna mesedez eskerrik asko tratu txarrak
jipoiak ugaldu ziren eta osasun asistentzia eza ezarri zen politika honek ez zuen begiratzen presoen onura

baizik eta terrorismoaren kontrako borrokaren zutabe bat bezala planteatu da zentzu horretan salbuespeneko politika izan da

printzipioa urratu duena helburu orokorren eta legalitate irizpideen arabera diseinatua baino kartzela politika honek

le acarrea eh bilduren bankadan ezagutzen dugu ondo zer den bidai horiek egitea badakit beste

kide batzuk ere ezagutzen dutela zer den bidai hauek egitea ehundaka kilometroak egitea minutu gutxiko bisita bat egiteko nik neuk abokatu moduan edo lagun moduan

egin izan ditut espainiar eta frantziar geografi osoan kartzela turismo madarikatu horretan behin bakarrik izan dut aukera hemengo kartzela batean bisita bat egiteko euskal herrian behin bakarrik utzi dut etxean kotxea motxila mapak gpsa hemen bertan basauriko kartzelan bisita bat egin ahal izateko eta zin egiten dizuet aldatzen dela etxe parean aldiriko trena hartu eta minutu batzuetako bidaia egin zentimo batzuetako

ordaindua presoa hor eskura gertu

dena aldatzen du esandakoagatik politika honek oinarrizko eskubideen zapalketa iraunkorra suposatzen duelako urte

urraketetarako markoa izan da sakabanaketa politika eta ez hori bakarrik eskubideen zapalketa horren apologia egin da urraketen bandera altxatu da beste interes politiko batzuk lortze

babesik edo euskarririk behin baino gehiago aipatu dut atxilotu eta espetxeratuen babeserako nazio batuetako printzipio multzoa eta hainbat adituk hainbat errelatorek hainbat

bere gune sozial eta familiarretik gertu egon behar duela alegia euskal presoek orain dela gutxi ere azaldu dute euren borondatea euskal herriko kartzeletara leku aldatuak izateko

eskatu du hain zuzen ere zaballara ekartzea eskaera indibidualak egin dituzte hala izan dadin

asko izan dira ekimen herritarrak euskal presoen oinarrizko eskubideen defentsan agertu direnak inkesten arabera euskal presoak euskal

gehiengo handi batek babesten du adskripzio ideologikoen gainetik aldekotasun horiek termino positibo eta eraikitzaileetan

aurrera egiteko moduan horregatik guztiagatik hogeita bost urte ostean eh bildun pentsatzen dugu

amaitu behar dela oportunitate politikoagatik lehenago ez bazen ere orain baita momentu egokiena beranduago okerrago ez dezagun itxoin beste istripu beste heriotza kartzeletan gertatzea gu mugitzeko

ez dagoelako kontrara legeak onesten du presoa bere jatorrian egotea eragozpen ez dagoelako euskal kartzeletan zaballan kasu espazio nahiko dagoelako preso hauek jasotzeko eta giza ikuspegi batengatik giza kondizioari lotutako

batengatik horregatik guztiok ezagutzen duzuen legez besteko proposamena dakartzagu gaur legebiltzar honetan ekimen asko

berrehun baino gehiago gutxienez zazpi aldiz aprobatu dira

aldatzeko ekimenak ñabardura askorekin eta alderdien babes ezberdinarekin hala ere gogora ekarri nahi dut etxe honetan hartu izan den azken erabakia bi mila bederatziko azaroan eztabaidatutakoa erabaki hark ez zuen bat egiten aurretik etxe honetan erabakitakoekin erabaki hark

gizartearen gehiengoak pentsatzen duenarekin orduko parlamentuaren osaketa ez zetorrelako bat gizartearen gehiengoarekin guztiok dakizkigun arrazoiengatik bi mila bederatziko azaroko legez besteko proposamen hartan ondokoa

gaur proposatzen dugu aldatzea posizio hura legebiltzarrean egondako

atxikiko gara berriro ere gaur irauliko dugu erabaki hura eta

egingo dugu gaur hemen dagoen ordezkaritzarekin gaur hemen dagoen indar korrelazioarekin sakabanaketarekin amaitzeko aurrerapauso sendo bat emango dugu
eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

txanda honetan badirudi espainiako gobernuaren hitzak eta iritziak entzun ditugula egun on guztioi egia da

hainbat alditan eztabaidatu izan dela gai hau legebiltzar honetan

aipatu duzu non gehiengo batek erabaki zuen zuk aipatutakoa baina egia da baita ere legebiltzar honek bere osotasunean antzeko gaietaz erabakitzeko aukera izan duen bakoitzean iritzi eta erabaki garbia izan duela giza eskubide guztien aldeko defentsan hemen auzitan jartzen dena

alderdi popularreko ordezkariak azaldu du da espetxe politikaren diseinua zertarako erabili den eta

eta nik uste dut horren jatorria politikoa dela hainbat alditan aipatutakoa baina berriro ere esatera behartuta ikusten dut neure burua zergatik politikoki diseinu hori urtean alderdi popularrak eta alderdi sozialistak antiterrorista bezala bataiatzen duten paktu bat edo itun bat sinatzen dute bi milagarrena urtean eta hor espreski

espetxe politika erabiliko dela eta organizazioaren aurkako estrategian orduan badauka

sentidu politiko bat ematen zaio espetxe politikari esaten du espreski etaren jazarpenean erabili beharreko tresna izango dela eta

garbi dago espetxe politika horrek izan duela halako estaldura berezi bat

salbuespenezko estaldura bat badaude bai beste krimen batzuk eta beste trataera batzuk baina etarenak espetxe politika horrek eduki du propio

berezia ba hori da gertatu dena eta gertatzen ari dena eta aipatu duzu zeharka edo agian bigarrengo txandarako utziko zenuen ba ze gertatu zen laurogeita zazpi laurogeita bederatzi urte haietan

urrutiratzea dispertsioa gerturatzea debate horretan alderdi politiko ezberdinak izan zuten izan genuen parte hartzea euzko alderdi jeltzaleak ez diseinuan ez babesten ez inongo momentutan ez du espetxe politikan giza eskubideen murrizketarik

behin ere ez eta hori

urte haietan aurretik laurogeita zazpian gertatzen direnak

aurretik dolores katarain yoyesena gertatu ondoren

espetxeetan sortzen da debatea eta bakarren batzuk salatu egiten dute behintzat kuestionatu egiten dute

gutxi batzuk baina hori eztabaida hori gertatzen da hain zuzen ere

zeudela ez banatuta ez bereiztuta ez urrutiratuta espetxe berdinean zeuden eta han sortzen da etaren estrategiaren kuestionamendu bat eta ordutik honuntza egon dira

bakarkakoak taldean batzuk eta zientoka batzuk bide horiek erabili izan dituzte urteetan zehar

alderdi sozialistak eta alderdi popularrak helburu bezala hartu baldin badute etaren aurkako tresna bezala erabiltzea etaren erabakiak

hartutako erabakiak baliorik badu bai ala ez

behin betirako utzi ditu armak eta preso batzuk daude asko

dituzten giza eskubideak errespetatze bidean posible da etaren existentziak salbuespeneko

legedi guzti hori desagertzea eta bergizarteratze prozesu txukun bat zuzen bat egin ahal izatea hori da galdera

espainiako gobernuarentzat presoen kolektibo bat ez da sekula santan mintzakide izango nire galdera da eta legebiltzar hau legebiltzar hau izan daiteke mintzakide departamentuarentzat edo ministerioarentzat izan daiteke hemen ebazten denak zerbaitetarako balio du

eta desagertzeak ez du aldaketa kualitatibo bat ekarri eta badakigu desagertze prozesu horretan pausu berriak eman behar dituela

zertan ze kriterioetan oinarritzen da ze kriterio erabiltzen du ministeritzak eta espainiako gobernuak

zuk aipatu duzun bezala urrutiratzea edo sakabanaketa amaituko da eta desagertzen denen

hori da kriterio politiko bat kriterio politikoa eta

ez al da nahikoa garai berri honetan edo lehenengo pausu hauetan

diseinatu ahal izateko errealitate berri horren eskutik espetxe politika bat egokitzeko horretara

hor dagoela gakoa eta denbora pasatzen doa guk horregatik hitzak hitz eta

onartu egingo dugu azkenean urte guzti hauetan instituzio guztietan ahal izan dugun toki guztietan

geure posizioa azaldu izan dugulako eta gaur da horietako momentu bat ere eta bukatu nahi nuke gogoeta batekin

zergatik ba nik uste dut presoen

manifestua entzun ondoren non onartzen duten eragindako sufrimendu eta mina iraganean erabili zuten estrategiari uko egiten diote eta norbanako

bideak hartzeari baietz esaten diote nik uste dut badagoela eta aspaldi irakurri nuen baina bakarren batek

nik uste dut badagoela hemen gogoeta bat partekatu daitekeena baina zuzen zuzenean ardurak ezberdinak dira eta nik uste dut hor baduela ezker abertzaleak lehen ezker abertzaleak lehenengo eta behin pentsatzen dut etak

baina ez du pausurik ematen nik uste dut iragana iragan ardura guzti hori

ezin daitekeela presoengan jarri zeren egia da nahiz eta

ezker abertzale guztia eta dela esaten eta hori gezur borobila da hori gezurra den bezala garbi dagoena da etako kide

eta hemen bideak bide eta estrategiak estrategi garbi dagoena da garai berri honetan karga gehiena

eta bakarren batek eman beharko dio baita ere eta inor baino hobeto etxekoak edo oso gertukoak presoei eman beharko die estaldura bat estaldura politiko bat

ematen dituzten urratsak benetan eraginkorrak izan daitezen hori da behintzat gure pentsamendua eskerrik asko egibar jauna

eskerrik asko egibar jauna presoek onartutakoa onartutakoa da

emaitza eta ondorioak eduki ditzan alor teknikoan euren

de la verdad y de la justicia besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jauna zurea da hitza

hay que dejar de jugar permanentemente al oportunismo eskerrik asko ares jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna egibar jauna zurea da hitza

lehenengo eta behin bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak koherentzia eskatzen dutenez eta gure alderdiak bere garaian pentsatu esan eta erabakitakoaz hitz egiten zuen

nik bezain ondo dakizutela behintzat memori pixka bat daukazuenak

egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

eh bilduren jatorrizko testua onartuta geratu da gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

lehiaren euskal agintaritzak gipuzkoako batzar nagusiek bi mila hamairuko uztailaren hamazazpian onartu zuten klausula sozialen inguruko

jarritako auzibidea bertan behera uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda zulaika andrea

egun on guztioi hemen zaudeten legebiltzarkide guztiok dakizuenez uztailaren hamazazpian gipuzkoako batzar nagusiek klausula sozialen inguruko lau barra bi mila hamairuko foru araua onartu zuten arlo horretan berriro ere gipuzkoa aitzindaria izan zen langileen aldeko lan baldintzak bermatuz

gipuzkoako aldundiak bultzatutako obra publiko guztietan enpresek hainbat gizarte klausula bete behar dituzte gainera segurtasun

dituenak besteak beste arlo horietariko bat gipuzkoako eraikuntza

aldundiak sustatzen dituen obra publikoetan lan egiten dituzten langileen lan baldintzak duinak bermatzea langile guztienak bai hemengo enpresen langileenak eta baita kanpoko enpresen langileenak ere aldiz lehiaren euskal agintaritza

gipuzkoako foru arauaren aurka jarri zuen auzi bidea araua lehia askearen aurka zihoalakoan berriro ere

airean lehiakortasuna lehiakorkeria hobeto esanda zaintzekoa gauza guztien gainetik berdin da

merkataritzako langileen atsedenaren aurka egin edo kasu honetan gertatzen den bezala

serio eta orokor baten aurka egitea hala ere hori ez zitzaion nahikoa iruditu eta auzibide hutsetik haratago joan zen epaitegiari arauaren eten kautelarra

askotan obra publikoetan zein diru publikoarekin finantzatutako obretan hurrengoa gertatu da bai enpresa adjudikatzaileak era zuzenean eta bai

lehiakortasunaren izenean langileen lan baldintzak urratzeari ekin diotela alegia lehiakortasuna bilatu beharra aitzakia izan da lan baldintzei eraso egiteko aldiz

ez da lehiaketetan kontuan izaten enpresen aldeen negatibo moduan enpresa askok

zein kanpokoak uko egin behar izan diote lehiaketa askotara aurkezteari euren enpresan

dietenarekin ezin dutelako konpetitu eta hainbat autonomok eta enpresari txikiek

salatu dute egoera hori ezinezkoa zaie beste

politikarekin lehiatu enpresa batzuk bere langileei bost euro orduko

prezio lehiakorragoa aurkeztu dezake baina noren kaltean beste behin ere langileen kalterako eta hau onartezina da

obretan horregatik ez dugu ulertzen nola lehiaketaren euskal agintaritzari zilegi iruditzen zitzaion egoera hori alegia langileen lan baldintzen malgutasunaren edo kaskartzearen ondorioz enpresek prezioa jaistearen ondorioz lehiaketak irabaztea zorionez

errealitate hori horrela ulertzen dugunak otsailaren hamaikan

nagusiko administrazioarekiko auzien aretoak erabaki zuen foru arauaren aurka jarritako auzi bidea bertan behera uztea zuhurtasunezko kautelazko neurri moduan auzitegiaren ustez ez dagoelako justifikatuta horrelako

ezin da gailendu helegitea aurkeztu duen administrazioak aipatzen duen konpetentzia arauen eta printzipioen urratzea berez oso eztabaidagarria ezin da oinarri izan foru araua mantentzea

eta konpontzeko zailak direnak eragingo dituela argudiatzeko gipuzkoako aldundia ez da izan arlo honetan

arabako biltzar nagusiek ere onartu zuten aldundiaren obra publikoetarako

gizarte klausulak txertatzeko araua eta horretan ere arabako eraikuntzako lan hitzarmena betetzea eskatzen zaie

arau horrek gipuzkoan onartutakoarekin konparatuz duen antzekotasuna ehuneko laurogeita hamabostekoa da ia berdina eta arau hori onartzeko

onartu zen baina arau hori gure proposamena erregistratu ondoren ere errekurritu baita europatik ere direktiba bat helarazi digute administrazio publikoak eraman behar duen jarrera eredugarria izan behar da sentikortasunarekin jokatu behar du eta horretarako kontratu guztietan

gomendatzen du ez bakarrik obra publikoetarako lizitazioetan baizik eta ere zerbitzu kontratuetan

bermatuta egon behar direla eta enpresek ez dutela lizitazio publikoetan beraien

langileen lan eskubideen bizkarrera bilatu behar gipuzkoako zein arabako arauek hala egiten zuten eta administrazioaren beste erakundeetan ere horrelakoak jorratzea eskatuko genuke eta

oraindik ere asko dagoela arlo horretan egiteko adibidez zerbitzu kontratuetan ere eta horregatik lan egiten jarraituko du

guztiagatik eh bidutik ondorengo legez besteko proposamen hau

jaurlaritzari eskatzen diogu bere ardurapeko lehiaren euskal agintariak klausula sozialen inguruko foru arauaren aurka jarritako

bertan behera utz dezala izan ere nabarmena da langileen eskubideen defentsak lehiakortasun printzipioaren gainetik egon behar duela eta zentzu horretan helegitea aurkeztea eta kautelazko neurriak

langileen aurkako neurria dela beraz amaitzeko legebiltzarkideei guztiei eskatuko nizueke legez besteko proposamen horren alde bozkatzea lehiakortasun gainetik langileen lan baldintza duinak

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

nada más eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andrea dauka hitza

gizarte klausulak langileen eskubideak administrazioaren erantzukizuna kontratazio publikoan esanda dagoen moduan

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

eskerrik asko berriz ere mahaiburu andrea sí

ciertamente horregatik nire interbentzioarekin bukatzeko jaurlaritzari ere galdetu nahi diogu

sustatzeko bidea izan ere jaurlaritza prest omen dago gauza guztiaz hitz egiteko horretarako horri zuria eskainita

emandako erantzuna ikusita gaur gauza garrantzitsuena indarrean dagoen ordenamendua dela hau da lan erreformaren bete betean
babesten duena zertaz ari gara ba besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

antza barkamena eskatu behar dizut zeren txarto aditu dizut

agintaritzaren independentzia aitortzearekin beraz ba txarto badut barkamenak eskatzea itxaso jaunari baina berriro ere tematu egiten zara europar batasuneko direktiba horrek zure ustez dinona eta direktiba horrek benetan dinonaren artean

luze luze azaldu zuen zertan datzan europako agindu hori eta ez da aldatu ez da ezer ere ez aldatu itxaso jauna

indarrean dagoen legedia bai estatukoa eta baita europako zuzenbidea betetzea eta hori horrela da

errepasatu dut direktiba hori zuzentarau hori eta mesedez

aipatzen duen puntu bakoitzera konsiderando bakoitzera eta ikusiko duzu nola beti beti egiten zaion aipamena

errespetatze eta betetzeari eta beno gauza da gobernuak dakizun moduan gobernuak

juridiko dituela eta proposatzen duzun neurriaren legezkotasuna zalantzan jartzen dituena orduan zer gertatuko litzateke gobernuak txosten horiei jaramonik

suposatzen dut zure jarrera bestelakoa izango litzatekeela eta erantzukizuna eskatuko zeniokeela gobernuari beraz

legea bete behar da bai ala ez itxaso jauna

esatea bere bigarren berbaldiarekin baieztatu egin didala zein zen euskal herria bilduren

hasieratik esan dut ekimen honen helburua ez da izan gipuzkoako foru araua babestea ez eta langileen eskubideak babestea ez ez

gobernua eta euzko alderdi jeltzalea jipoitzera egurtzera etorri zarela eta hori oso argi gelditu egin da zure bigarren berbaldian ez didazu ezer ere ez ere erantzun

hain kezkatuta baldin bazaudete eta jakinda araua bide bitatik dagoela errekurrituta zergatik amaiurrek madrilen ez duen

hori ez didazu erantzun hori benetan jakin nahiko nuke eta gero oso larria iruditu zait esaten diguzuna zuen ustez lehiakorra den ekonomia batek ez dituela

langileen eskubideak bermatu hori benetan

oso oso larria konklusio horretara heltzea

hamaika entzuteko jaioak garela esaten dute ba gaurkoan esango nuke kupoa ixa ixa

egiten duzu galdetuko nizuke ia esplotazioa ze obra publikotan gertatu egiten den

gipuzkoako foru aldundiko obretan gertatutakoa eta gainera

aldun nagusia esaten elak jakitun bazegoen obra hartan ez zirela

zer gertatzen da gipuzkoako foru aldundiak ez dituela bere inspektoreak

ez egiteagatik gero legezkotasuna aipatu duzu eta guk

nahi diogula zuei edo gipuzkoako foru arau horri

beste bategaz bukatu nahi dut pasadan astean opor fiskalei buruzko debatea eduki

eta pasadan astean zuek aurkeztutako ekimen hartan esaten zenuten

sustorik hartzen ez badugun eskerrik asko eskerrik asko

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ez ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko degu

hogeita bat abstentzio ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa hau jarraian euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa hau ere ez da onartu eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamasei bai hogeita hemezortzi ez ondorioz osoko zuzenketa hau ere ez da onartu

mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua bitartekaritza prozedura ezartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

berriro ere egun on eguerdi on denoi nekarren diskurtso atsegin bat

gaiak merezi du nola egon bitartekaritzaren kontra bai

esan behar nuen justiziaren alorreko profesionala naizen heinean bitartekaritzaren alternatiba modu eraginkor bat dela

garestia eta neketsua saihesteko esan behar nuen pertsona moduan hiritar moduan gatazkaren kudeaketatik edo

ikasten dudala eta aberasten naizela horregatik auziak errazteko modu honetan sinesten dut eta pentsatzen dut babestu eta bultzatu

esan behar nuen bitartekaritzak konponbidean parte hartzen duten pertsonak ahalmentzen duela boteretzen duela gatazkaren posizio batetik konponbide egoera batera pasatzeko laguntzen duela balio handia du herritarra bere erabakien erantzule

actitud incomprensible hipócrita del proponente ez dut ebitatuko ez dut saihestuko ez dut ekidingo talde popularrari ere kritika bat luzatzea logikoa iruditzen zaigu zuek ekartzea bitartekaritza iniziatibak

izan ere ppren gobernuaren neurriekin justizia zerbitzu publikoa ezagutzen dugun bezala suntsitzen ari zaretelako tasa

inposatuz doako justizia gero eta gehiago murriztuz planta judiziala txikituz auzitegiak ezabatuz eta herritarrekiko gertutasuna zailduz eta azken finean justiziaren zerbitzu publikoa

jotzen baduzue egia da alternatibak bilatu beharko ditugula zentsu horretan justiziaren zerbitzuen

alternatiba ona kontsideratzen dugu zuzenbide kolaboratzailea tresna eraginkorra kontsideratzen dugu besterik ez eskerrik asko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andreak dauka hitza bai

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi zuzenbideak

konponbide aproposena eta egokituena ematen kasu guztientzat hori agerikoa da auzi batean bi aldeen asmoa kontuan hartu eta baztertu ere egingo dira hortaz ere jabetu beharra daukagu ondorioz gerta daiteke epaiak

ez asetzea edo ez asetzea ez bata ezta bestea ere bestalde judizial batek iraganari begiratzen dio hika mika sortu duten

eta horrek legia eta liskarra sortzen du bitartekotzan berriz

bi aldeen arteko harremanak ahalbidetzea

egon badago eta osasun sailaren baitan baita kontsumoko euskal institutua kontsumobide ere el gobierno y este grupo parlamentario